jarraipen emango diok osoko bilkurari islariak emen saudetene

kirol lehiaketaren euskal esparrua garatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu

dauka hitza arratsalde on denoi

apurtxo bat egingo dugu gaurkoan kirol lehiaketan euskal esparrua garatzea proposatzen dugu hori da gaurkoan

euskal esparrua garatzea zertarako argi eta garbi kirol bikaintasuna lortzeko gure kirolari kirol talde

hoberena lortzeko ahalik eta maila hoberena

egokienetan lortzeko horretarako baliabiderik eraginkorrenak eskainiz administraziotik eta aldi berean optimizatuz horretarako ekarri dugu gaur gai hau osoko bilkurara edo beste era batera esanda azken finean eta oso modu sinple

planteatzen duguna da dagokigun erabaki gaitasuna erabili garatzea alegia kirolean dugun eskuduntza osoa garatu erabili ez dugu ahaztu behar kirolean eskuduntza oso osoa dugula ez dugu ukatzen

bete betean garatuko badira ere gure mugak gainditzen dituzten esparruak behar direla ez dugu ukatzen batez ere

egia da euskal esparruan ez dela behar bezain kirol aukera

edo banakako kirol modalitatean ez trebezia maila jakin batzuetan baina salbuespenak salbuespen nahiko argudio

euskadiko kirolarien eta kirol erakundeen lehiaketa jarduera euskal esparruan garatu beharko litzakeela aldarrikatzeko

ohitu gara urteetan inertziaz estatuko lehiaketetan eta askotan ere egin duguna da gure egitura estatuko egituraren kopia pega bat askotan erreflexionatu gabe hausnartu gabe eta hobekuntzetan ahalegin gehiegirik egin gabe

estatuko lehiaketetan parte hartzen hainbat kirol modalitatetan kirol mailan suposatzen duen lorpena maila handiagokoa ez izan arren edota dakartzan koste ekonomikoen ondorioz

pairatuz hainbat kasutan kirola utzi behar izateraino eta kirol hobekuntzan

ez suposatu arren guzti horrek ez du laguntzen

lagundu gizarte mailan kirol egitura indartsu bat garatzen adibide asko aurki ditzakegu kirol modalitate

gizonezkoetan ere emakumeak gainera pairatzen duten diskriminazioa oraindik ere areagotzen dutenak eta askotan kirola utzi

kirola uztera edo futboleko hainbat mailetan profesionalak diren mailetan ere edota saskibaloian askotan

koste ekonomikoak direla eta azkenean

geratzen da eta ez dute aukerarik izaten bai norbanako eta bai maila kolektiboko kirolari profesional

aukerarik azkenean hor eragozpen

sortzen dira eta horrek azkenean ere poliki poliki kirol egitura ahultzen joaten du eta kirol bikaintasun hori lortzeko oztopoak eta

ditu esan dudan bezala mila adibide aurki genitzake ondorioztatzeko

beharrezkoa dela azterketa sakon bat egitea diagnostiko bat egitea eta horren ondorioz etorkizunerako aukerak sortu eta arautzeko eta gure taldearen ustez euskal herria bilduren ustez badugu horretarako zilegitasuna

erkidegoak eskuduntza osoa duelako kirolean alde batetik eta bestetik logikoa den bezala kirolariek kirol taldeek

laguntza ekonomikoa eskatzen diete administrazioari etengabe logikoa den bezala eta guzti horri konponbide bat irtenbide bat eman behar zaio ahalik eta

kirol bikaintasuna lortzeko eta ez baliabideak arrazionalizatzeko modu huts gisa iruditzen zaigu ezin dugula bata

gainetik gure ustez kirolak herri batentzat gizarte batentzat garrantzi handia du pentsatzen duguna baino handiagoa nahiz eta askotan erakundeetan eta etxe hau ere horren adibide da azken mailako gai bat bezala

baina garrantzia ikaragarria da nazioartean aurkezpen karta gisa erabiltzeko eta edozein tokitan sarbidea izateko gizarte baten aurrerapena eta osasuna garaian ekonomikoki baloreak garatzeko

elkartasuna bizikidetza eta luze jarrai genezake zerrenda egiten horregatik pentsatzen dugu aukera paregabea dugula

kirolaren zati nagusi bat eta garrantzitsua dela eta kirolaren egitura

esaten nuena aukera paregabea daukagu kirolaren zati garrantzitsua den lehiaketa markoa lehiaketaren euskal esparrua apurka apurka garatzeko

salbuespen eta horretarako egin behar ditugun etxeko lanak eginez euskal erakundeen elkarlana bideratuz eta hor etxeko lanak ugariak izan daitezke federazio eta elkartegintzaren antolaketa

goi mailako euskal kirolarien tratamendua berrikusiz hobekuntzak txertatzeko baliabide publikoak optimizatzeko bideak aztertuz eta ahalbidetuz errendimenduko kirolarientzat

sortuz kirol modalitateak hobetuz eta

lorpen handiagoak bilatuz eta abar luze bat eta pentsatzen dugu pena merezi duela eta gure taldea hori ekiteko prest dago bide lagun izan daitezkeen eta izan ditzakegun eragile eta norbanako eta talde

eta esan gaurkoan zuzenketak eta ikusita gure proposamenari talde desberdinek egin dizkieten zuzenketak ikusita azkenean

iritsi garela adostasun batetara iritsi garela eta orduan gaur bozkan jarriko duguna

egiteko eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den rojo andrea dauka hitza

nada más muchas gracias eskerrik asko rojo andrea

mahaiburu andrea lehendakaria sailburua legebiltzarkideok arratsalde on guztioi gaur egun

kirol esparruan ez da gelditu egoera horren kanpo nahiz eta egungo egoera hau koiunturala izan aproposa izan liteke aldaketak eta hobekuntzak euskadiko autonomia erkidegoko kirol agenteen beharretara egokitzeko

eusko jaurlaritza lan horretan ari dela eta horren adibide gisa hile honen hasieran sailburuak legebiltzar honetan idatziz egindako galdera bati

lan egiten cuando

zalantza hauek eta beste batzuk argitzeko beharra ikusten genuen horregatik osoko zuzenketa bat aurkeztu genuen non eusko jaurlaritzari eskatzen genioen

egungo esparruari buruz gaur badakigu ekimen hau onartu baino lehen eusko jaurlaritza txosten hau bukatzeko lanean ari dela lehen aipatu bezala halaber

plan bat garatu zezala txosten hau kontutan hartuta

hobekuntza posiblea jasoko dituena eta indartuko duena azkenean erdibideko zuzenketa bat sinatu dugu eh bildurekin dagoeneko zuen artean dagoena

edozeinek honen alde bozkatzeko zuzenketa bat dela besterik ez eskerrik asko eskerrik asko
iparragirre jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txanda

erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andrea zurea da hitza

saiatu naiz proposamen honekin pedagogia lana egiten eta

eta gazteleraz mundu guztiak oso ondo ulertzeko bezala eta hemen argi eta garbi ikusten zein den gure proposamenaren helburua

legebiltzar honetara eta eztabaidatu zen eta hemendik aurrera ere egoki ikusten dugunean ekarriko dugu eta eztabaidatuko dugu

esan dudan bezala saiatu naiz pedagogia lanak egiten baina badirudi

ulertzeko zailtasunak izan dituzuela edo agian ez naiz oso ondo esplikatu ez dakit

metodologia edo pedagogia erabiliko izan banu hobeto ulertuko zenidaten

lópezen gobernuak sustatuko curriculumean jasotako edukiekin

hobeto lortuko nuen helburua lortzea baina sentitzen dut nire asmoa ona zen baina hemen ikusten dudana da beti dagoela aitzakiaren bat beti dago komodinen bat

hainbat esparrutan hobekuntzak ez txertatzeko aldaketak ez bideratzeko eta gustatu edo ez gustatu kirolean behar beharrezkoa ere da aurrera egitea baldin eta kirol egitura indartsu bat nahi baldin badugu

gobernu eta erakunde desberdinetatik zenbat talde ari diren pasatzen dituzten zailtasunei erantzunak bilatzen zailtasun ekonomikoak azpiegitura aldetikoak

ez daukagu erantzunik ez daukagulako kirol egitura potente bat ez daukagu eta ez gara gai

espainiako federazioaren egitura zaharkituan oinarritzen den lehiaketa esparru batetan oinarrituta gaudelako eta bada garaia hausnarketa sakon bat egiteko eta kirol bikaintasuna lortzeko eraginkortasunez azkenean kirol taldean eta kirolarien

bilatzeko mundu mailan nazioarte mailan eta baita estatu mailan ere esan dugu

murrizketa bat guztiz kontrakoa hobekuntza

egitea eta gure motibazioan eta gure proposamenean puntuz puntu hori guztia azaltzen da azaltzen da ere kirol bakoitzaren ezaugarriak singularitateak kontutan hartuta zeren eta kirol modalitate guztietan ezin dugu berdin jokatu desberdin jokatu

baldin eta benetan aipatzen dugun kirol bikaintasun hori lortu nahi baldin badugu eta horrek gure partetik esfortzu bat eskatzen du

kirol egitura iraunkorra izateko zentzu guztietan baita ekonomikoki ere

saskibaloian ez dakit zenbat mila kilometro aste bukaerero egitea

kirol mailan lorpena ez duenean ezer suposatzen ez duenean asebetetzen eta bai ordea zama ekonomikoa eta maila pertsonalean ere izugarrizko zailtasunak eta oztopoak bai beraien

kirolarien profesionaltasunaren statusa ere orduan benetan borondatea baldin badaukagu

gorenarena lortzeko kirolean ere lehen esan dudan bezala kirolak gizarte aurreratu batetan ikaragarrizko garrantzia izan beharko lukeelako

suposatzen duenagatik ekonomikoki suposatzen duenagatik osasun esparruan suposatzen duenagatik

nolabait goimailako eta errendimenduko lehiaketetan zentratu gara guzti horrek suposatzen duen eta duen katearengatik eta egituragatik adin txikikoenerarte eta kirol praktika

osasuntsuan pertsona guztiak egin beharko genukeenean

zer daukagu galtzeko gaur egun dauden lehiaketa markoak aztertzea eta hor detektatzen ditugun ahuleziak

kirol lehiaketa euskal esparru markoa definitzeko

ez dugula inor baztertzen baizik eta zabaldu egiten ditugula gure mugak helburua daukagulako

erabilpenik gabe interes orokorraren izenean nahiz eta batzuk beti aitzakiak

bilatu behar dituzten hobekuntzei aurrerapenari etorkizunari oztopoak jartzeko eta zoritxarrez baita kirolean ere eskerrik asko ubera andrea
euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna euskal talde sozialistaren ordezkaria den rojo andrea zurea da hitza

eskerrak ubera andreari egin duen saiakera adostasunerako

ibilbidean korapilatu egiten gara gaurkoan ez da horrela izan eta bai helburuetan eta egin beharreko ibilbidean ados jarri gara

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko iparragirre jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu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

emandako botoak hirurogeita hamairu bai berrogeita zazpi ez hogeita sei ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da

euskal talde popularra eta mistoa upyd legebiltzar kideek

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda mistoa upyd

por firmar con nosotros esta iniciativa eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

barrio jauna zuzenketa aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkariak den lópez de munain jauna zurea da hitza

euskal herria bilduk aldeko bozka emango dio pp eta

epsilon eta hiriko enpresek jasotako laguntza publikoen gaia argitzeko ikerketa batzordea sortzearen alde gaude euskal herria bildu votará a favor

el entramado existente entre epsilon e hiriko hori bai nahiko genuke talde proposatzaileek argitzea zer dela eta

eso sería un retraso bastante evidente geneukan helburua argia zen euskal kontuen epaitegiari denbora ematea bere azterketak aurkezteko eta horrela txosten ofizial horien gainean lan egiteko eta egoki deritzogun agerraldia entzuteko hori da zuen arrazoia

gaira berriro ere etorriz kontua ez da argitzea kasu hauetan gauzak ondo edo txarto egin ziren soilik kontua da eztabaida irekitzea erakunde publikoetatik dirulaguntzak emateko dugun ereduaren inguruan zilegi da teknologia alorrean laguntzak ematea eta

onurarik ez ekartzea edo hobe da azterketa sakon bat egitea eta dirulaguntza horiek emateko

eskerrik asko reyes jauna eusko abertzaleak taldearen den ordezkaria da tellería jaunak dauka hitza

arratsalde on mahaiburu anderea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok señor maneiro

urrutira joan gabe egunotan gasteizko udalari buruzko kontu bat agertzen ari dira hedabideetan epai baten ondoren

hamabost milioi eurokoa izan da eta hori lurzoruari dagokionari baino ez alegia

mantentze gastuak diru publikoz ordaindutako hamabost milioi euro ez dago ahuntzaren gauerdiko eztula zertarako gasteiztar batzuek olarizun

baina kostu hori gaur basakeria iruditzen zaigu

batzuek ez dute berrikuntza bakar bat ere egin adibidez agenda politikoa kontrolatzeko izan ere antzinako taktikak erabiltzen dituzte gai bat etengabe legebiltzarreko agenda mantendu ahal izateko gai bat

ez duzue askatzen berritu zaitezte apur bat ez zaitezte antzinakoak izan

epsilon proiektuak banku kreditua eskatu zuen ministerioaren seriotasun falta ikusita proiektua bertan behera geratu ez zedin eragiketa hori behin eta berriro aipatzen duzue

kontuen euskal epaitegiak eragiketa erabat legezkoa izan zela berriro esango dizuet

baina baldintza antzerakoa dauka ekonomiko zikloaren aldaketa kasu horretan ez zuen laguntzarik izan eajren jaurlaritza bakar baten aldetik ere eta are gutxiago espainiako gobernu abertzale baten aldetik berriro diot laguntza bakar bat ere ez norbaitek esan dezake eajk

negoziatu zuela aurrekontua emateko bai negoziatu zituen bezala beste

sei milioi euro eurentzat eta beste horrenbeste aurrekontu negoziazioaren ondoren nor da horren kudeaketa egokiaren arduraduna eaj

helburua lortzen da batzuetan helburu partzialak lortzen dira beste batzuetan lortzen diren emaitzak ez dira hasieran

baina azken finean helburuak edo gerta liteke helburu bakar bat ere ez betetzea no es pesimismo es realismo la innovación

euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jauna zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkaria den lópez de munain jaunak dauka hitza

los primeros eskerrik asko reyes jauna eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

eskerrik asko tellería jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu

euskal talde popularrak eta mistoa upyd taldeak batera aurkeztutako legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hogeita hamaika ez

testua jarraian hiru deklarazio instituzional

irakurtzeko mesedez isiltasuna adierazpen instituzionala gaixotasun arraroen munduko egunaren harira denok gara berdinak denok gara desberdinak gaixotasun arraroak ezagutaraztea denon ardura da hala dio gaixotasun arraroen munduko egun honen euskadiko kanpainaren leloak gizarte eragile guztien konpromisoa da euskal gizartean

ikasi eta lantzea eragindako pertsonen eta haien familian irisgarritasun unibertsal eta integrala lortzeko

y aplicables a euskadi funtsezkoa da aurrerantzean ere gaixotasun arraroetan ezinbestean erabili beharreko sendagaiak eta produktu sanitarioak

errehabilitazioa eta arreta psikologikoa osasun sistema nazionalaren oinarrizko zerrenda komuna errazago baliatu ahal izatea lurraldeko autonomi erkidegoko eta autonomia erkidegoen

zentro jakin batzuetara bideratzea eta erreferentziako zentro zerbitzu eta unitate berriak zor daitezen babestea diziplina anitzeko

transfronteriza beharrezkoa da gaixotasun arraroen berezitasuna kontuan izatea desgaitasuna kalifikatzeko baremoak egokitzerakoan

halaber beharrezkoa da aurrerantzean ere hezkuntza eta irakaskuntza baliabideak bermatzea gaixotasun arraroak dituzten ikasleen premia bereziei modu egokian erantzuteko eta beste sail batzuekin osasuna

gizarte hezkuntza eta osasun arloko premiei osotasunean erantzuteko hodei egiluzen aldeko

hodei egiluz díaz hogeita hiru urteko euskal gaztea da bere ahaleginez eta programa komunitario desberdinei esker prestakuntza eta esperientzia lortu izan duena

joan den urriaren hemeretzian desagertu zen arrastorik utzi gabe hiriaren erdian poliziak bere mugikorra banku txartelak eta dokumentazioa aurkitu zituen gaizkile batzuen esku baina oraindik ez du gertatutakoa argitu ezta gaztea aurkitzeko

ere egitate hauen aurrean eusko jaurlaritzak adierazten du elkartasun eta enpatia erabatekoa desagertutako gaztearen familiarenganako eta bere eskumen eta aukeren neurrian hodei egiluz díaz aurkitzen lagunduko dugulako

hodei egiluz díaz aurkitzearen alde burutzen diren ekintza guztietan parte hartu eta bere familia eta adiskideenganako elkartasuna adieraz dezaten

hezkuntzako agintariek horrelako gora beheren prebentzioa atzerrian elkartruke programetan parte hartzen duten euskal gazteen prestakuntzaren barruan sar dezaten era berean legebiltzarrak erabaki du adierazpen hau ondokoei bidaltzea

flandiarreko parlamentuari belgikako gobernuaren presidenteari eta barne ministroari herrialde horretako senatu federalari belgikako poliziaren zuzendaritza nagusiari europoli europako parlamentuko justizia eta barne batzordeari kongresu eta senatuko kanpo arazoetako batzordeari hiru lurralde historikoen batzar nagusiei eta eusko legebiltzarrari adierazpen instituzionala

errepublika arabiar demokratikoa aldarrikatu zeneko hogeita hemezortzigarrena urteurrena dela eta

urteurrena betetzen da saharako errepublika arabiar demokratikoa aldarrikatu zela eta eusko legebiltzarrak bat egin nahi du gertakari historiko horrekin eta beste urte batez ere garbi erakutsi sahara herriarekin duen konpromiso tinkoa upv

hegoa institutoak eta aranzadi zientzia elkarteak

burututako zenbait ikerkuntzak frogak ekarri dituzte marokoko gobernuak saharar herritarren artean egindako bortxazko desagertzeei buruz ikerkuntza horiek gainera baliogarriak izaten ari dira saharar herriaren

ikerketan eta egian justizia eta ordainketa lortzeko

hori guztia dela eta eusko legebiltzarrak ondorengoa adierazten du bat

errekonozitzen dituela eta behin berriro aldarrikatzen du saharar herriak legez duen autodeterminatzeko eskubidea espainiako gobernuari eta nazioarteko komunitateari eskatzen die bultza ditzatela beharrezko ekimen politiko guztiak konponbide zuzen eta behin betiko bat erdiesteko

bere gain duen erantzukizun historikoa eta aktiboki lan egin dezala europar batasunaren barruan

emana duen agindua sei berretsi egiten du

legez kontra okupatutako lurraldeetan euskadiko gizarteak saharar herriak bere askatasunaren alde daraman borroka zilegiari ematen dion

bene benetan eskertzen du euskal herritarren lankidetza interes gabea eta eskuzabaltasuna

saharar herriarekiko lankidetza proiektuak hala nola den euskal elkartasun karabana eta besterik gabe gai zerrenda agortuta amaitzen da